egun on guztioi egun on legebiltzarkide guztioi eta ongi etorriak

emango diogu gai zerrendako puntu bakarra

mesedez isiltasuna bakoitza bere lekuan eseri bi mila hamabi urteko txostena legebiltzarraren erregelamenduko berrehun eta zortzigarrena artikuluak dioenari jarraituz legebiltzarraren erregelamenduko

arartekoak txostenaren laburpen bat aurkeztu beharko du arartekoak du hitza

jaun andreok lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkide jaun andreok

zenbait talde ahulenekin zerikusia duten jarduerez iaz egin dugun ebaluazioa

ezartzen duen berdintasun benetakoa eta eraginkorra izateko eskubidea bermatzea aldera ezaugarri horiek dituzten hainbeste talde batzuk azalpen honen atal berezietan aipatzen dira norberaren autonomia sustatzeari eta mendekotasun egoera artatzeari dagokienez

dagokion taldearentzako babes maila gehigarriak ezartzeko batez ere

hori ezartzeko euskadiko gizarte zerbitzuei buruzko legea eta haren arauen garapena ezarri behar dira adineko pertsonek dudarik gabe ekarpen handia egiten diote gizarteari eta dauden estereotipoen aurrean

horrek erakusten du adinekoak ondasun eta oinarrizko euskarri direla krisi ekonomikoaren ondorioek larriki kaltetu dituzte familiak mantentzeko errealitate hau

halaber egiazta daiteke hirurogeita bost urtetik gorako gizon emakume askok gero eta gehiago eskatzen dutela zahartze aktiboa ahalbidetuko duten kondizioak eragitea

euren partehartze handiagoa ere eskaera horiek ontzat ematen ditugu pertsona nagusien osasuna ongizatea eta bizitza kalitatea hobetuko lituzketelako

onartzen ari diren zorroztasun politikak era berean arriskuan jartzen ari dira ezin duen oinarrizko eskubidea

zera baieztatu dugu laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa bat eta bi

hartu diren gainontzeko neurriak atzerakada nabarmena ekarri dute ararteko erakundeari ustez norberaren autonomia sustatzeko eta mendekotasun egoera artatzeko politiken garapenean

euskadin zerbitzu eta prestazio publikoa jasotzeko orduan ez da bereizketarik egiten ari pertsonen egoera administratiboaren edo jatorrizko herriaren arabera guztiz egokia iruditzen zaigu hori giza eskubideen exigentzia bat bai da atzerritarrei dagokienez

arloan ahultasun egoeraren eta gizarte zailtasunaren balorazioa hartu behar dela irizpidetzat

hiru urtez hemen bizi ondoren bizitzeko eta lan egiteko baimena administratiboa eskatu ahal izango dute denbora horretan eskubideak mugatzen bazaizkio ordea baztertuta egongo dira

ijito herriaren sustapenerako eta partaidetza sozialerako bigarren euskal

neurriak konplitzeko lehentasuna eta betearazpeneko indarra behar dira erabakigarria da arduradun publikoek jarrera irmoa izatea ijitoen eskubideak errespetatzearen eta bereizkeriaren aurka borrokatzearen gainean oro bat

bete bere baitan biltzea lesbiana gay transexual edo bisexual diren pertsonen eskubideen ikuspuntutik

errazteari dagokionez sexu aldatzeko osasun eta lege prozesuek

eusko legebiltzarrak transexualei osoko arreta emateko berariazko lege bat atera izanak

beti ere lege horren edukiak behar bezalako araudia garatuz gauzatzen baldin badira

hezkuntza sistemak hutsune handia duela aniztasun afektibo sexualerako eta genero

erabateko errespetua sisteman barneratzeko ikusarazteko eta sustatzeko

gero eta azterlan gehiagok adierazten duten jazarpen mota horrek eragin handia duela eskola jazarpenean eta horrek izan ditzakeen ondorioetan izan ere berariazkotasun hori ez da kontutan hartu eskola jazarpenerako

horixe jarri da gehien europako proiektuaren barruan euskadin egin den ikerlanean

herritarren zuzendaritzak zehazki egungo krisialdi ekonomikoan euskal agintari publikoek bereiziki jabetu behar dute oso garrantzitsua dela familiei diru laguntza ematean zalantzarik ez izatea izan ere horiek gizartean babes emaile giza dihardute premiazko egoeretan

ordezkatuz era berean krisia atzeratzen ari da lana eta familia bateratu ahal izateko neurriak habiaraz daitezen

iaz sortu den arazorik nabarmenena izan da atzerapenak gertatu direla lanaldia

kudeaketa arazoek sortu dute atzerapen hori eskaera asko jaso baitira

euskadin jardun duten gainontzeko talde terroristen biktimak aipatu ditugu lehenago eta horien eskubideen gainean garatzen eta sakontzen jarraitu behar dela nabarmendu dugu

eusko legebiltzarrak onartu zuen legezbesteko proposamena babestutakoak motibazio politikoko indarkeria egoeran egin diren giza eskubideen urraketen eta sufrimendu bidegabeen biktimak

ekainaren hamabiko ehun eta zazpi barra bi mila hamabi dekretua izan zen biktima horien eskubideak aitortzeko lehen urratsak dekretu hori mila bederatziehun eta hirurogeitik

gure ustez erebakitasunez eta premiaz aurrera egin beharra dago

lehenbailehen aitortzeko berdintasuna eta emakumeen osotasun fisikoa

generoaren ikuspuntutik krisiak emakumeengan duen eragin berezia nabarmendu behar dugu gainera

emakumeak bereziki guraso bakarreko familien titularrak talde bereziki ahula bihurtu dira krisi egoera honetan eta horrela aspalditik gure inguruan ere antzeman genuen

bestalde arlo honetan ere bereziki agerian jartzen da ekintza positiboak abiarazteko premia premia hori ikusten da egoera arras ahulean dauden emakumeei adibidez emakume etorkinei edo emakume ezinduei

bereizkeria bikoitza nozitzen dutelako horien egoera bereziari aurre egiteko ezinbestekoa da ekintza positibo bereziak eta oso biziak adieraztea berdintasun material handiagoa lortzeko eta gizarte bazterketa prebenitzeko

askatasunez garatzea eragozten duten muturreko egoeretan egotea errazago sortzen da izugarrizko ahultasuna eta errazago agertzen da indarkeria sexista ahalbidetzen duen mendekotasuna

aukera bat baliatu nahi dut adin gabekoei balio transmititzea izenburuko

denbora luze igaro den arren han ateratako ondorio gehienak oraindik indarrean daudela salatu behar dugu batez ere kontrabalio matxisten eskema irauntarazteari dagokionez

pentsamolde matxista erakusten du oraindik ere orain egun batzuetako hilketa matxisten ostean zer hobetu behar den hausnartzeko garaia da sarritan adierazi dugunez eraso larria edo erailketa gertatzen den bakoitzean zehatz mehatz ebaluatu behar da gertatutakoa

poliziaren eta gizartearen babesa informazioa biktimei laguntzea tratu txarrak ez antzematea horren helburu bakarra horrelako kasuak berriz ere

emakunde bultzatu duen genero indarkeriei buruzko erakunde arteko hitzarmenaren barruan erakunde arteko talde teknikoa sortu zen eta bertan eraginkortasunez parte hartzen du arartekoak

kontrapolitika egokiak koordinatzeko espetxeratuak eta justizia administrazioa

presoen bizi baldintzek etengabeko kezka sortzen diote arartekoari

eskumenekin lotutako trabek kexa formalki bideratzea ahalbidetu ala ez kexa hori oinarrituta dagoela ikusten badugu gure esku dagoen laguntza guztia eman behar diogu kexa egileari halaxe egin dugu iaz ere borondate oneko gestioen bitartez

baita gestio horietan funtsezko laguntza eman digutela gure erkidegoan

zuzendaritzak laguntza hori zabaltzea espero dugu izan ere espetxe horiek osasun zentroak ere badiren ezkero osakidetzaren sarean sartuta daude

izan du komenigarria dela euskadik bere autonomia estatutuan bilduta dauden espetxe arloko

azken batean kontua da euskal gizartea bere izenean egiten ari den zigor betearazpenaren erabileraz ardura dadin horren ondorioak ezagutu ditzan eta gizarte justiziako

espetxe eredu propioaren diseinua eta kudeaketa susta dezan eredu horrek ez luke areagotu behar bazterketa

gure espetxetako pertsona gehienengan delitu egiteko orduan eragina izan ohi duten faktoreak

arloan egiten duen lana hirugarren sektoreko gure erakundeen bitartez euskal epaitegiek gizarte baliabideen euskarri fidagarri izan dute espetxe zigorraren ordezko tratamendu

joan den urtean gehitu besterik ez ziren egin erakunde horiek beren programak ez ixteko gainditu beharreko zailtasuna horregatik gure

gure botere publikoen agendan sartu behar da erakunde horien lana aldeztu eta aitortzea baita beraien zerbitzu baliotsuak erabiltzea ere

aldeztu du preso orok edozein delitu eginda ere gizarteratzea ondoen ahalbidetzen duen erregimenean bete behar duela bere zigorra

eta nahiz eta ordezkatzen duen gaitzestea ez dago kontraesanean eskaera horrekin aitzitik indartu egiten du

beren bizi lekuetatik hurbil bete dezatela eta preso guzti guztiek

zati jakin bat beteta izatea edo gaixotasun sendaezina izatea ildo beretik aditzera eman dugunez parot doktrina deritzanak jokoaren arauak aldatzen ditu eta legean sinatutako zigor ondorioak

askatasunik gabeko zigorra benetan betetzeko epea luzatuz orobat

xedapen bereziak hirugarren mailako erregimena ematea eta baldintzapeko askatasuna lortzea

justiziaren arloan aztertu ditugun kasuei esker egiaztatu dugu krisiak zenbateraino moteldu duen

baliabide material nahiko ez eta ondo kudeatu ez hornitzeko egin behar diren hobekuntzen erritmoa

doako justiziaren epaitegien antolaketaren etxe kaleratzeen edo tasa judizialen inguruan sortu diren eztabaida handietan

botere publiko gisa konstituzio bidez eman zaion betekizuna

aztergai dugun denboraldian baldintza horiek okerrera jo

etxebizitza eta krisi ekonomikoa etxebizitza izateko eskubideari buruz lehendabizi gauza bat adierazi nahi dugu egungo krisi ekonomikoa agerian uzten ari da ahulak direla

sustatzen dituzten planak esku lotuta ikusten ari gara ahultasun eta babesgabetasun egoera sortu direla banketxeen produktu eta zerbitzuak erostearen ondorioz

konturatu gabeko ondorioak ditu eta eragin handia izaten ari da familien bizimoduan egoera hori

betearazpenekin familiaren

izan ere bizilekua ezinbesteko baldintza den nortasuna aske geratzeko eta gizarte bazterketaren kontrako babes elementua ere bai aipatutako hori ez da euskal herri administrazio jakin bati dagokion gatazka

elkarlanean aritu da gaiarekin zerikusia duten eragile guztiekin kaltetutako pertsonak bereziki hipoteka zordunak babesten

erraztu behar dela aldezten du hipoteka kreditu bat sinatzean nork bere gain hartutako erantzukizun guztia iraungitzeko bide gisa bai behintzat etxe hori ohiko etxebizitza bada halaber mailegua ordaintzean luzamendua

ararteko iritzi horren alde agertu da bi mila hamabian parte hartu duen foro guztietan

nagusiak antolatu zuen lan jardunaldi batean etxebizitza izateko eskubide konstituzionalaren eraginkortasunez babesteko neurriak krisi ekonomiko egoeran zuen izenburu jardunaldi horrek

espainiako herrialdearen defendatzaileak arartekoak eta autonomi erkidegoetako gainontzeko hamar

adierazpen garrantzitsu bat onartu genuen krisi garaian etxebizitza izateko eskubideari buruz hainbat neurri proposatu genituen etxe

ikaragarriari aurre egiteko asmoz era berean bi mila hamairuko uda ikastaroetan ararteko erakundeak hausnartzeko eta eztabaidatzeko jardunaldi bat antolatuko du datorren hilean

harremanetan herritarren segurtasuna polizia jarduera jakina denez jarduera garrantzitsuenetako bat da edozein gizarte demokratikotan euren helburua herritarren eskubide eta askatasuna bermatzea baita herritarren segurtasuna eta lasaitasuna zainduz eta horretarako delinkuentziaren kontra borrokatuz

polizia horiei eragiten diete hain zuzen ere gure eskumenen erabilerak

arartekoak denbora luzea darama arlo horretan hobekuntzak eskatzen bi mila hamaikako

eta praktiken berme sistemari buruz eta pertsonen eskubideak zaintzeko legebiltzarraren goi mandataria naizenez gaur

gauzatzea bi mila hamaikako gomendio orokorraren inguruko jarduerarik garrantzitsuena iñigo cabacasen heriotzarekin lotutakoa izan zen

gure esku hartzea orduan abian zegoen prozedura judizialarekin guztiz bateragarria zen

uztailean londoneko metroko poliziak antza denez tiroz hildako kasuan poliziako batzorde independenteak

deritzanak burutu zuen esku hartzea dakizuenez

baina oraindik ez zaie erantzun mahaigaineratu genituen guztioi horiek ez direlarik zorrozki prozedura judizialan baizik eta iñigo cabacasen heriotzatik hamabi hilabete baina gehiago igaro dira

gertakari horretatik ondorio zehatzak atera ditzaten espero dugu lehenbailehen hobetu ditzaten ertzaintzak eta udaltzaingoek indarra erabiltzearekin zerikusia duten prebentzio eta ikerketa protokoloak arartekoak egindako

ingurumen egokia izateko eskubidea ingurumen gaietan partaidetza publikoa izateaz mintzatu ahal izan da aurten ere arartekoa horrela industriarik

petrolioa fintzeko muskizeko fabrikaren kasuan proposamen batzuk ere bildu ditugu erabaki publikoak hartzean partehartzeko hala nola euskadiko gas hobietatik gasa oi ez bezala

gai horri buruz fracking ez araba plataformak egindako kexaren gainean eman dugun ebazpenaren bitartez botere publikoek baliabide naturalak zentzuz erabiltzeko duten bete beharra aztertu da eta ondorioz luzamendua edo moratoria erabaki dezaten

hizkuntza eskubideak herri administrazioen zerbitzuko langileen artean euskera zenbateraino erabiltzen den kontuan hartuta administrazio horiekin hizkuntza horretan aritzeak zenbait kostu ekar dakizkieke herritarrei une honetan atzerapenak deserotasuna eta bitartekorik eza txostenean jasotako adibideek argi erakusten dute kostu horiek zenbateraino galarazten duten hizkuntza ofizial bat

nahiko librea dela adieraztea bereziki justizia polizia eta osasun arloetako zerbitzu publikoei dagokienez kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak

eztabaida hori arartekoak eta euskal herriko unibertsitateak elkarrekin antolatu zuten

lantzen da euskal autonomia erkidegoan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak zer egoeretan dauden teknologia telekomunikazio eta

datuak babestea informazioko eta komunikazioko teknologia azken

berekin dakarten zeharkako balioaren alde egin du apustu ararteakoak

herritarrek administrazio publikoekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko eskubideen dekalogoa dibulgazio tresna berria da

erabiliz egindakoa horri esker herritarrek jakingo dute zer eskubide dituzten administrazioekin harreman elektronikoak izatea bi arartekoaren mapak

zenbait mapa osatzeko euskadiko turismoko liburutegietako eta garraio publikoko baliabideen irisgarritasun mailari buruzko informazio dinamikoa ematen du oro bat

zenbait argazki eta bideo pribatu interneten zabaldu direla eta

burutzean egiaztatu dugunez oro har ez dago araudirik ez informaziorik ez konzienziaziorik ez arriskua eragozteko

horrek nahigabeko dibulgazioa erraztu dezake artxibo horien zaintza eta transmisioa oso ahula delako

eskerrik asko eta egun ona izan eskerrik asko zuri jarraian legebiltzar taldeek

txanda izango dute beren jarrera azaltzeko mistoa upyd

nada más muchas gracias presidenta gracias eskerrik asko

eskerrik asko iturmendi andrea euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza unzalu jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ararteko kideak legebiltzarkideok egun on guztioi

unzalu jauna eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea ezer baino lehen arartekoa eta bere

talde osoa zoriondu nahiko genuke egiten duen lanagatik uste dugu beharrezkoa dela mota honetako erakunde bat herritarren eskubideen alde egiten duen

interes politikotik kanpo lan egiteak eta inpartzialtasunez berari dagokien bezala beharrezkotzat jotzen dugu beraz lehenengo eta behin gure zoriona alde horretatik

beste behin ere azpimarratu beharra daukagu arartekoaren urteko txostenean badaudela urtero errepikatzen diren hainbat gomendio eta aholku

kasu askorik ez zaiola egiten arartekoaren lanari hau gure ikuspuntutik larria da

ari garela hizketan eta bertatik jasotzen diren hainbat

gobernutik edo administrazio ezberdinetatik ez zaiela kasu handirik egiten hau ez da

eta ez da ona ere bi mila hamabiko txostenak ematen dituen hainbat datu hamaika mila zazpiehun eta hirurogeita hamar zerbitzu zuzen eman zaie herritarrei iaz baino ehuneko berrogeita bi koma hirurogei gehiago hemen esan den bezala honek

herritarrek konfidantza badutela arartekoarengan esan nahi du baina aldi berean

administrazioek duten erantzunik eza esan nahi du ikusi besterik ez dago kezka nagusiak non dauden esparru sozialean kolektibo zaurgarrienean txostenak dioen bezala arartekoaren bulegoak etsipen mailaren neurgailu on bihurtu dira baita gure gizartea babesteko sistemak emandako erantzunaren eskasiarena ere

esan bezala honen adibide garbia da laguntza sozialengatik kezkak zenbat igo diren hirukoiztu egin dira aurreko urtearekin alderatuta

hirurehun bat hasi ziren eta bi mila hamabian esan bezala hirukoiztu honek

errenta sozialean egindako kudeaketa txar eta okerra azpimarratzen da behin eta berriro bai renta de garantía de ingresos delakoan bai eta etxe bizitzako errenta osagarrian datuak ikusi besterik ez daude

aurrean eta bi mila hamarean izandako hogeita hamairuren aurrean orokorrean kexak

arrazoia eman die argi eta garbi uzten du honek igoera

bazterketa sozialaren aurka dauden programa eta prestazioen aurrean eta lanbideren funtzionamendu desastrosoarekin zerikusi zuzena dutela lanbiden kolapsoa eman zen baina ez da hori arrazoi bakarra

gobernu sozialistak murrizketa handiak egin zituen babes sozialeko sisteman

ildo beretik jarraitzeko asmoa azaldu du argi eta garbi ez dator bat arartekoaren gomendioekin neurri horiekin urteetan zehar gure autonomia erkidegoan denon artean eraiki dugun babes sistema publikoari eraso bortitza egin zaio

helburuak kolokan jarriz eta are eta larriago dena herritarrak bazterketara bideratzeko bideak jarri dira

bazterketa ekiditeko neurri eta erabakietaz ari gara

horixe da arartekoak esaten duena eta euskal herritarrek eskatzen dutena eta ondorioak zeren ondorioak begi bistan ditugu izan ere enplegua

pertsona askoren babes bakarra elkartasun sareek eta taldeek eskain dezaketena da neurri handi batean hirugarren

eta behin behineko laguntza ahula bihurtu da ongizate estatuaren

desmantelamentua argia izan da beharrik handiena duten sektoreetan

espetxe politikari dagokionez eta gisa eskubideei dagokienez kexak

eta ez dira gutxi alde batetik trasladoak zigorrak destinoak

eta familiakoen bisitak ukatu baita beste autonomia erkidego batzuetan dauden zentroetako espetxeen osasungintzari lotutako arazoak ere

daraman espetxe politikaren ondorioak dira mendekuan oinarritutako espetxe politika baten ondorioak zigor sistema gogor bat aurrera daramalako europako herrialdeetakoa batez bestekoa baino kondena handiagoarekin sakabanaketaren ondorioak dira eta

berriro ere gure eskaria egin beharra daukagu preso dauden pertsona guztiek euren jatorrizko tokietatik gertu dauden espetxeetara ekarri daitezela

beteko baita gizarteratzea antolamendu juridikoek eskatzen duen bezala zigortuen deserrotzea saihestu eta urruntzeak familiako eta lagunentzako dituen eragin negatiboak gastuak eta arriskuak amaituko dira ezin baitira inondik inora justifikatu eta erabat sahiesgarriak dira egungo egoeran bestalde berriro ere

espetxetik ateratzea legezko arauak aurrikusten duen bezala eta azkenik gaur egun aplikatzen diren xedapen bereziak kendu beharra dagoela

argi dago madrilgo gobernuak entzungor egiten dituela eskaera eta exigentzia hauek guztiak blokeoko

euskal presoak euskal herriratzeko herrizaingoari dagokionez urrats handiak eman beharrean gaude oraindik txostenak argi eta garbi dio bi mila hamabian eta osotasun fisikorako eskubidea modu larrian urratu dela iñigo cabacasen heriotza dela eta heriotza

gomazko pilota baten inpaktuaren ondoriozkoa izan zen honekin batera

gauzatutako eskuartze batean zehar beste gazte batek

pairatu zituen lesio larrien ondorioz ere eskubide urratu egin da poliziaren jardueretan eskubide horrekiko errespetuak eta babesak lehentasuna eduki behar dute eta bi kasu hauetan

euskal herritarrek oraindik ez dakite zer gertatu zen nortzuk diren arduradunak zeren txostenak garbi uzten du ere indarkeria eta barne kontrola ustez zuzenak ez diren jardueren barne kontrola eta atestatuak errekurrenteak direla errepikatu

zeren eta hau bera esan zen kukutzan ertzaintzak burutu zuen esku hartzearen gaineko ebazpenean

antzematen dira ez dira herritarren eskubideak bermatzen aktuazio polizialetan oso da kezkagarria egoera hau

dauden zentroetan oraindik arartekoak proposatutakoa ez dela betetzen bestalde kexen arloan ere ehuneko berrogeita hamaseiak gizarte eskubideekin lotura dutenak dira

gizarte babesa etxebizitza eta abar hainbat atal azpimarratu nahiko nituzke hona hemen

hizkuntza eskubideen atalean beste behin ere agerian geratzen da justizia osasun eta polizia zerbitzuak direla hizkuntza eskubideen

osasuneko erietxe batean donostiar bati gertatutakoa

hizkuntza eskubideak behin eta berriz egitura arazo bat da

ezin daiteke izan bi hizkuntza ofizial ditugun herri honetan beti euskal hiztunek kexak agertu behar izatea gure eskubidea bermatzeko gure eskubidea bermatuta ez daukagulako euskaraz bizitzerik ez daukagulako esparru guztietan eta hau ez da

irudipen subjektiboa baizik eta errealitate objektibo eta egiaztagarria honek guztiak hizkuntza politika errotik aldatzea suposatzen du

beraz aurrerapenik ez gara ikusten ari oraingo hizkuntza politikarekin hezkuntzari dagokionez bekak eta laguntzak dira kexak gehien sortzen dituztenak

aukera berdintasuna bermatu beharra dago eta horretarako onartezina da bekak murriztea ildo beretik azken bizpahiru

etxean gelditzen dira laguntzak areagotu beharra daude kasu hauetan ere etxebizitzari dagokionean

azpimarragarria da etxe kaleratzeena eta hipoteka ordaindu ezinarena

eskubide hau urratua izaten ari da eskubide hau bermatzea botere publikoei dagokie

oinarrizko eskubide hori bermatze aldera argi dago orain arte hartu diren neurriak ez direla nahikoak izan argi dago pertsonen eta familien etxe kaleratzeak duen gaitzespena neurriak hartu beharrean gaude honekin bukatzeko osasunari dagokionez ez da txostenean aipatzen baina bai datorren urtekoan

hemendik gutxira aplikatuko den kopagoa beste murrizketa baten aurrean gaude ez al litzateke hobe izango datorren urteko txostenean ez azaltzea

ez aplikatu berdintasun arloari dagokionez aipagarria deritzogu gogora ekartzea

emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak diren emakumeentzako etxebizitza babestuak eskuratzeko exijitzen diren baldintzak berriro aztertu beharra bat gatoz ere hezkuntza alorrean egin beharreko lanaz eta emakumeen enpoderamenduan

aipatu nahi dut urtero izaten dela emakume eta gizonen arteko diskriminazioa herriko jaietan parte hartzeko eskubidean

alardeei buruz ari garela are gehiago hemendik egun gutxitara aukera izango dugu

jai horietan bietan behingoz diskriminazio gehiago gerta ez dadin hartzeko eta tokiko jai garrantzitsu horiek titulartasun publikoko ondare gisa gordetzeko ingurumen arloari dagokionez

ingurumen demokraziazioaren hiru zutabe bermatu behar dira informazioa parte hartzea eta justizia eskuratzea ez dira guztietan betetzen hiru zutabe hauek hortxe daude bestela

kasu hauetan interes ekonomikoak herritarren interesen aurretik jartzen baitira bukatze aldera herritarrek arartekoari egindako eskaera batekin bukatu nahi dut nik ere bitartekotza lana egin dezala egoera ekonomikoa larria duten pertsonengan elkartasuna sustatzeko herritarren artean eta baita herri honek kaleetan egiten dituen

izan ere erabakitzeko garaia da ea osasuna etxebizitza hezkuntza politika sozialak eta ideiak jende aurrean adieraztea eskubideak ote diren ala ekonomiaren oparo aldietarako erreserbatutako pribilegio hutsak guk oso garbi daukagu eskubideak dira eta bermatu behar dira eta botere publikoei dagokie hori bermatzea datorren urtean arartekoa sortu zeneko

urtea izango da espero dezagun ordurako hautua egina egongo dela eta herritarren eskubideak izango direla botere publikoen ardatz
eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi euzko abertzaleak taldearen izenean

arartekoari eta bere talde guztiari giza eskubideen alde

lan guztiagatik txostenaren inguruan hitz egingo dugu soilik ez gara beste gaietan sartuko beste talde batzuek egin duten bezala

atalik aipagarrienak aipatuko ditugu bakarrik luze

eta bertan galdera erantzunak egiteko aukera eduki genuelako euskal herriko administrazio publikoen jarduerari dagokionez

urtero bezala eta agirrezabala jaunak berak esan duen moduan kexa gehienak osasun

sailetan ematen dira txostenak batzen dituen adibide esanguratsu bi baino ez ditugu plazaratuko

egin du eta guk ere egin genuen batzordean bertan baina hain esanguratsuak direnez nik uste merezi daula berriz irakurtzeak osakidetzan o habla español

medikuak bota zion gaixoari kasu honetan osasun sailak barkamena eskatuz gain

beraz administrazioek lan egiten jarraitu beharko dugu

hizkuntza ofizial bien erabilpena bermatzeko hezkuntza arloan beste arazo bat topatzen dugu hizkuntzarekin zerikusia duenak

eta euskal literaturaren irakaskuntza ezartzearen premia gai hau azken urteotan errepikatu egin da eta antza denez ez zaio konponbiderik lortu

neurriak hartu beharko dira gure ustez gorantz doan errealitatea izanik erantzun egokia eman beharko zaio arartekoak batzordean erantzun zigun ez duela uste aproposa denik zigor kodea aplikatzea

gurasoei sakon aztertzeko gaia da herrizaingo arloan besteek esan dutena ez errepikatzearren

istripu bat gertatzen denean familiei komunikazio arina eta zuzena ematea honetarako osasun arloarekin hitzarmena adostu beharko da

badakigu herrizaingo eta osasun arloak hartu emanetan daudela protokolo bat sinatzeko gogoz

krisi egoeran herri administrazioek auzo

gizarte eta hiri birsorkuntzara bideratu behar dute euren ahalegina horretarako euskal erakundeak bultzatzen ditugu zaharkituta dauden hiri eremuetan hiri berrikuntza eta birgaitzerako jarduerak bultzatzeko neurriak erraztu arindu eta ezartzeko beharrezkoa den legedia sustatu dezaten

eta honen inguruko neurriak urkulluren gobernuak iragarri eta martxan jarri dituela aipatu behar dugu jadanik urteko txostenarekin jarraituz hurrengo atalean arartekoaren jarduerak arreta publikoa behar duten taldeak babesteko titulupean

emakumeen berdintasuna eta osotasunaren atalean guk hemen

argi gelditu behar da genero indarkeria sufritu duten

biktima zuzenak direla eta horrela tratatuak izan behar dutela honetarako babes eta prebentzio neurri espezifikoak behar beharrezkoak dira

buruko gaixotasuna edo nahasmenduak dituzten pertsonen arloan aipagarria eta eredugarria iruditzen zaigu osasun sailak

sinatutako lankidetza hitzarmena akordioaren bitartez buruko arazo larriak dituzten pertsonek gizarte alokairuko etxebizitza normalizatua

oso positibotzat jotzen ditugu eta beste erakundeak animatzen ditugu

espetxeratuta dauden pertsonen inguruan gure herrialdean zigor sistema gogorra aukeratu da

eta ondorioz europa mendebaldeko beste edozein herrialdeetan baino espetxeratze tasa handiagoak daude delinkuentzia tasak askoz txikiagoak diren arren giza eskubideen ikuspuntutik onartezina da eta buelta osoa eman beharko zaio indarrean dagoen zigor kodeari

preso dauden pertsona guztiek euren jatorrizko tokietatik gertu dauden espetxeetan bete dezaten kondena aldarrikatzen du txostenak helburu hirukoitza lortuko baita batetik gizarteratzea mesedetuko da zigortuen

urruntzeak familiako eta adiskideentzako dituen eragin negatiboekin amaituko da ados gaude txostenak dionarekin eta gai honen inguruan pausoak

gizartean baztertuta edo izateko arriskuan daudenen arloan beste ordezkariek ere honen inguruan hitz egin dute

eragin onari esker euskadin txirotasun eta bazterkeria tasak europar batasuneko bataz besteko zenbatekoen daude diru sarrerak bermatzeko euskal sistema gizarte kohesio eta babeseko faktore garrantzitsua da aburto sailburuak behin eta berriz esan duen bezala adinekoen arloan ere

talde oso heterogeneoa izanik ekarpen ukaezina dela zaintzak ematen duen taldea dela nahiz eta askotan kontrako itxura ematen den

berretsi gure esker ona arartekoaren erakundeari giza eskubideen defentsan egiten duen lanagatik gizarteak ere oro har ontzat hartzen du erakundearen lana beraz ildo berdinetik jarraitu dezazuen animatu baino ez eta batzordean aipatutako hobekuntzak datorren

eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari amaiera ematen zaio

osoko bilkura hamaikahogeita hamaretan jarrita da gogoratu